gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena sektore publikoko behin behineko langileei finikitatutako kontratuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena eta
aldezteko zulaika anderea zurea da hitza presidente andrea

eskerrik asko lehendakari jauna legebiltzarkideok arratsalde on denoi

eusko jaurlaritza berriak lege proiektua proposatu zion ganbera honi

sektore publikoko aparteko ordain sariaren gaineko neurriei buruzkoa lege proiektu horrek neurri zehatz bat jasotzen zuen ekaineko aparteko ordain saria urtarrilean ordaintzea eta abenduarena ekainean neurri horrek euskal autonomi erkidegoko administrazio publikoko

neurri horrekin erkoreka jauna hitzetan eta hitzez hitz irakurtzen dut

en el dos mil doce beraz galdutzat eman zenuten bi mila hamabiko abenduko aparteko ordainsaria

langile publikoen eroste ahalmena murriztearen alde egin zenuten

langileen urte osoko soldata bi mila hamabian ehuneko zazpi jaitsi zen y todo esto además

euskal herria bilduk ezin du galdutzat eman bi mila hamabiko hamalaugarren ordainsaria

eta ezin dugu ontzat eman auzitegi konstituzionalaren agindua

aparteko ordainsaria bertan behera uztekoa bide horretatik ez dugu ulertzen eusko jaurlaritzak erabaki horri men egin izana

tinkoa da lanean jarraituko dugu euskal langileen eskubide guztiak errespetatuak izan daitezen uste dugulako

politikoen bitartez lortzen dela zentzu horretan lurralde honetan erabakitzeko eskubidea defendatzen jarraituko dugu orain

behar dugulako erabakitze eskubide osoa gure marko instituzionala erabakitzeko arlo ekonomikoan politikoan eta sozialean aurre egiteko
eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal sozialisten

lehendakari sailburuak beno ba mariano rajoy espainako gobernuko presidenteak

helburu nagusia dakigun moduan estatuan defizit publikoa murriztea zen

espainiako gobernuko presidenteak iragarri zuen funtzionarioak eta goi kargudunek ez zutela bi mila hamabiko gabonetako parteko soldata jasoko neurri horiek

eta estatuko oinarrizko legediaren izaera eman zitzaion hau da autonomia erkidego guztiek bete beharrekoa salbuespenik gabe

besteak beste errege dekretu legea onartzerakoan

euskal autonomia erkidegoaren berezitasuna ez zelako kontuan hartu berezko eskumen esparrua

eta ezinbestean bete beharreko neurriak ezartzen zizkigutelako kontuan izan gabe gure erkidegoaren ekonomia eta finantza egoera ez zela berdina aurreko lehendakaria patxi lópezek kargua utzi aurretik erabaki zuen

baina espainiako gobernuak eskumen gatazka aurkeztu zuen erabaki horren aurka

konstituzio auzitegiak errekurtso hori tramitera onartu egin zuen eta zuhurtziaz indar gabe utzi zuen lópez lehendakariak hartutako erabakia horregatik abenduaren hogeita zortzian

ahalik eta kalte gutxien pairatzeko beraien eros ahalmenean eusko legebiltzarrak lege proiektua onartu zuen bi mila hamairuko ekaineko aparteko ordainsaria

baina bitartean hau da errege dekretu legea indarrean sartu zenetik eta bi mila hamabiko abenduaren hamaika bitartean egindako kontratuak

finikitatu ziren abenduaren hamaikatik aurrera finikitatutakoei beraz

hain zuzen ere konstituzio auzitegiaren erabakiarengatik baina beste hainbat eta hainbat langile publikok behin behineko kontratudunek

eta orain arazoa sortu zaigu izan ere espainiako gobernuak eskatzen baitio jaurlaritza berriari diru kopuru horiek berreskuratzeko errege dekretuaren

adierazitakoarekin eta horren harira eusko jaurlaritzari eskatu nahi diogu lehenengo gure autogobernua defendatzen jarraitzeko eta funtzio publikoaren esparruan

bestalde ikusita segurtasun juridikoaren printzipioa kontuan izan gabe hartutako erabakiek zer nolako nahasmena sortu izan duten eta zer nolako egoeran

gai honen inguruan edozein erabaki hartu aurretik itxaron dezala

konstituzio auzitegiak zer erabakitzen duen behin betikoz gaiaren inguruan izan ere guk uste dugu

eta espero dugu konstituzio auzitegiak horrela aitortzea ondorioz langileek dirua bueltatzeko eskatu beharrik ez izatea horri lotuta

kontuan izan dezala bi mila hamabian ordaintzeke geratutako diru kopurua hain zuzen ere

halaber uste dugu langileen ordezkariek ere lehen eskutik informazioa jaso behar dutela egoeraren berri izateko eta erabakiak hartzerako orduan beraien iritzia ere entzutea ezinbestekoa dela por lo tanto

bukatzeko berriro esan ez dugula bat egiten aparteko ordainsaria ez ordaintzeko neurriarekin gure iritziz eskumen urraketa agerikoa da

eta jaurlaritzari gure babes osoa adierazi nahi diogu eskubide hori bermatzeko bide politiko zein juridiko guztiak agortu arte lan egiten jarraitu dezan beraz

eta oinarri horrekin bat egin dugu gaurkoan alderdi sozialistarekin eta erdibideko zuzenketa adostu dugu hemendik eskerrak eman adostasunera

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketa horiek aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

hará lo que diga el tribunal constitucional será así horrela izango da guk hori ezin dugu onartu ezin dugu onartu auzitegi konstituzionalak gure eredu propioa markatzea

eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkari den orbegozo jaunak dauka hitza

hauek dira dauzkagunak direla ez dira gustatuko

osotasunean askotan batzuek erabili izan dituzte

eta existituko ez balira bezala egin dute komeni izan ez zaienean baina gure taldeak

ez diogu inori aitzakiarik emango gure aurpegiratzeko ez dugula gure partea bete eta ondorioz

ez da bete beste batzuek ez dute itzartutakoa bete baina guk gure konpromezuari eutsiko diogu arestian ubera andreak berak ere aipatu du legea betetzeko eskatu du legea betearazteko eskatu du bakar bakarrik guk ere hori planteatzen dugu zergatik batzuetan bai eta beste batzuetan ez aparteko ordain saria ordaintzea ez da gure erabakia baina legeak behartu egiten gaitu horren aurka lege baliabide

eta erabakiak hartzerakoan segurtasun juridikoaren printzipioa lehenesteko

intsumisioa edo ez betetzea aldarrikatzeak sinesgarritasuna kentzen du

egiteko zuek beste erakundeetan egiten ez duzuena beste egunean ere esan nizuen berdina

ordaindu al du aparteko ordainsaria ba ez ez du ordaindu egin duena da beste amarru bat erabili baina ez du ordaindu ez du ordaindu

beste formulak erabili dira jaurlaritzak egin duen bezala hemen

lege proiektua bezala baina legea bete egin du

bergarako udalak web orrian galdera hau jarri du zure herrialdeko bandera bergarako udaletxeko balkoian ikusi nahi zenuke eta esaten du jarraian

halabeharrez jarri beharko du udaletxeko balkoian agindu judiziala jaso omen du hogeita hemeretzi barra mila bederatziehun eta laurogeita bat banderen erabileraren legearen harira

hau da lehenengo legea bete epaitegiak agintzen duelako eta gero beste formula batzuk erabili inposaketa salatzeko

hau da zergatik pentsatu behar dugu guk edo gizarteak sinetsi behar du zuek jaurlaritzan egongo bazinen ez zenuketela beteko konstituzio auzitegiak agindutakoa zergatik

elkarlanean adostu ditzakegu neurriak kalteak arintzeko

joko arauak aldatzeko eta besterik gabe mila esker eskerrik asko

mistoa upydren euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita bat ez berrogeita hamairu ondorioz ez da onartu jatorrizko proposamena

orduan egingo dugu lehenengo eta laugarren puntua lehenengo eta gero bigarren eta hirugarren puntua bai

hirugarrena nahiago duzu banan banan bale

emendakinaren lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu daiteke

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

hamaika abstentzioak hogeita bat ondorioz onartu egin da lehen puntua bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratzen da jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta gertatzen da hirugarren puntua laugarren puntua eta azkena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

laugarren puntu hau ere onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko
mendia andrea zurea da hitza mila esker mahaiburu
oso laburra izango nahiz euskararen sustatze ekintza planari buruzko eztabaida ez baita gaur osoko bilkura honetan gauzatuko eta talde sozialistak ekimen honekin eskatzen duena da bi mila hamabiko abuztuan legebiltzarrera plana eta hauteskundeen deialdiarekin bertan behera gelditu zena berriro ere ganbera honetara ekartzea

egunetara plana ganbera honetara igorri dadin eztabaidatua izateko talde ezberdinen ebazpen proposamenekin batera horretaz eztabaida

kultura batzordean talde guztien artean eta benetan espero dut ateratzen diren ondorioak balio dezatela guztion artean hizkuntzen arteko bizikidetza baketsu bat izateko eta euskara gizartearen barruan toki egokia lortzeko talde sozialistatik uste dugu euskarari dagokionean adostasunak bilatu behar direla etengabe adostasun politiko zabalena

ahal izateko zeren eta aurre egin behar diogun erronka handiena euskararen erabilerarena da eta horretarako herritarren hizkuntz politikarako atxikimendua ezinbestekoa da modu honetan ez beste emaitzak arrakastatsuagoak

eskerrik asko mendia andrea jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza oyarzabal jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza

aurkeztu dan legez besteko proposamenak adierazten duenarekin

zuzenketan ñabardura batzuk jarri dizkigu hobeto geratzen dela

adostu dugu ba erdibidekoa sinatzen dugunok ezta zuek esan bezala edo nire aurrekoak esan duen bezala aholku batzordeak iaz onartu zuen

uztailaren hemezortzian hain justu eta aurreko jaurlaritzak onartu eta gero hona bidali zuen abuztuan eta legealdia eten egin zenez legebiltzarreko tramite osoarekin bukatzeko aukerarik ez zuen izan

hamabi urtez indarrean egon da euskera biziberritzeko plan nagusia eta hori

joan den astelehenean kultura hizkuntza politika eta hezkuntzako sailburuak esan duen bezala agerraldian

hobekuntza eta kontsentsurako eztabaidari ekingo zaio ondoren gobernuak horretarako

eta zalantzarik gabe aukera izango dugu luze eta zabal eztabaidatu eta aztertzeko beti ere progresibotasuna adostasuna eta eragingarritasuna arautzat hartuta

euskal aholku batzordeak lan handia egin zuen aurreko legealdian jaurlaritzak finkatutako

lerroak eta ekinbidea proposatuz eta ekintza horiek

bai arlo batetik bestera bai arloa bakoitzaren baitan eta lanak emango ditu horiek zehazten

administraziotik bestelako eragileetatik eta guk talde parlamentariook plan marko horretan izango dugu zeri ekin eta nondik jo ez dut gehiago esango dagokion kultura batzordean

aukera franko eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea eh bildu taldearen ordezkaria den

arratsalde on guztioi eskuartean daukagun gaia

eta hasteko komeni da gauza batzuk argitzea oso ebidenteak eman badezakete ere

euskara normalizatzeko pixkanaka euskara gaztelaniaren parean jartzeko

hizkuntza minorizatua delako euskara eta gaztelania ez daude pareko egoeran ez daude berdintasun egoeran

egoera hori orekatu nahi badugu politika desorekatzaileak egin behar ditugu

desoreka egoera hori mantendu eta elikatu egingo dugu bi hizkuntzak

ez da orekatzailea horregatik egin behar dituzte erakunde publikoek euskara sustatzeko planak

eta horregatik bideratu behar dira baliabide publikoak euskara sustatzeko plan horietara hortaz onartzen dugu euskara hizkuntza minorizatua dela normalizatuko bada politika proaktiboak behar dituela eta erakunde publikoek normalizazioa sustatu behar dutela

arauak plangintzak eta baliabideak hori da abiapuntua hemen benetako arazoa da euskaldunok ezin dugula euskaraz bizi eta hizkuntza politikaren zeregina da hizkuntza eskubideak bermatzea orain arteko hizkuntza politikarekin jarraituta ordea euskara ez da normalizatuko

herritar gehienek ez dakite euskaraz oraindik eta

politika ausarten garaia da hizkuntza politika berria behar dugu anbiziosoa euskalgintza eta soziolinguistikako adituak bat datoz diagnosian

goia jo du horrenbestez garai batean lau haizeetara zabaldutako leloa pixka bat es mucho gaur egun pixka bat gutxiegi da ez da nahikoa eta zergatik diogu hizkuntza politika berri bat behar dela orain artekoarekin jarraituta euskara ez dela normalizatuko

araba bizkaia eta gipuzkoako ikasleen ia bi heren ala ere

euskara maila kaxkarra dute b ereduko ia erdiek ere bai

bi lanbide heziketan eta unibertsitatean urrats berririk ez da egin aspaldian hiru euskaltegiek ikasleak galdu dituzte azken hamarraldian lau

bost administrazioko arlo batzuk euskalduntzeko prozesuak motelduta daude

hedabide gehienak kinka larrian zazpi duela hamar urtetik hona euskararen kale erabilera geldiune batean dago trabatuta dago bi mila bateko

datuon argitan euskalgintzan kezka partekatua da estrategia batzuk agortzen ari dira eta euskararen normalizazioa bide gurutze batera iritsi da

gogoeta sakon eta zintzoaren beharra oraintxe da momentua

eta testuinguru horretan ulertu behar dugu eusko jaurlaritzaren ekintza plan hau datorren hamar urtetarako bide orria izan nahi duena horregatik uste dugu

garrantzitsuegia dela arinegi lantzeko hausnarketa sakon zintzo eta partekatu egiteko gonbitea egiten diogu gobernuari beharrezkoa da eta gu prest gaude horretarako

euskara sustatzeko planari bi hutsune nagusi ikusten dizkiogu batetik

plana bera egiteko diseinuarekin lotutakoa eta bestea da edukiei dagokiona edukietatik hasiko naiz alderdi positiboak onartzen dizkiogu baditu alderdi positiboak baina egiturazko hutsuneak ditu normalizazio prozesu egoki batek lau zutabe ditu

bi plangintza hiru baliabideak eta lau herri gogoa

aurreneko hirurak nabarmen azpigaratuta daude bereziki korpus juridikoari dagokiona

eta ez da esep en kontua bakarrik orain arteko hizkuntza politikoaren ezaugarri nagusietako bat izan da arauaren bidea erabili nahi ez izana

beste gauza batzuen artean espainiako eta frantziako estatuek zorrozki arautzen dutelako haien hizkuntzaren alde

normalizazio prozesu egoki baten bigarren ardatza plangintza da

helburu eta epe zehatzak falta dira xabier mendiguren bereziak duen hitzak berreskuratuz esaten du

ez da lan egiten epe zehatzekin beti esaten dugu ari gara

esandakoa helburu eta epe zehatzak falta dira noizko aurrikusten dugu gure hizkuntza politikarekin herritar guztiek euskaraz jakitea

noiz lan egingo du administrazioak euskaraz noiz aurrikusten da eae ko enpresen laurdenak euskalduntze planak izatea

eta normalizazio prozesu egoki baten hirugarren ardatza baliabideak dira

orain arte horiek kasu gehienetan ez dira nahikoak izan eta ez dira ondo inbertitu

oraindik kontratatzen dira euskara ezagutzen ez duten pertsonak eta gero dirutza gastatzen da pertsona horiek euskalduntzeko uste dugu oro har esep ek indarra jartzen duela

eta herri gogoa sustatzea motibazioa eta jarrera lantzea garrantzitsua da horretan ados gaude

lege markoa plangintzak eta baliabideak laburbilduz

esep ek orain arteko hizkuntza politikaren huts egite berberak errepikatu egiten ditu orain arte egindakok hizkuntza politikaren jarraipena proposatzen du eta nolabait da gaur eguneko geldiunea luzatzeko estrategia

bestetik edukiak eduki lehen aipatu dut esep ek bi hutsune nagusi zituela eta horietako bat ekintza plana berak diseinatzeko prozesuari zegokiola

ezker abertzalea erakunde publikoetatik kanporatuta zegoen

eta hemen gauden guztiok hizkuntza politika adostua egiteari hainbesteko garrantzia aitortzen diogunez zer gutxiago

abertzaleari ere prozesu horretan parte hartzeko aukera irekitzea baino

ez gaitzala presak arinkeriak edo alderdikeriak gauzak ala moduz egitera eraman gu prest gaude euskara normalizatzeko balioko duen ekintza plan anbizioso bat diseinatzeko eragileekin eremu ezberdinetako erakunde publikoekin eta eusko jaurlaritzarekin batera eaj

egiteko eta bukatzeko

jasotzen duen esaldi bat ekarriko dut hona eta esaten du onartu beharra dugu gure gizarte hau ez dela benetan elebiduna izango beste hogeita bost urtean

hori dio euskera hogeita batek berriz esango dut

eztabaida dezakegu ados gauden edo ez posible den edo ez baina ez da serioa hizkuntza politikaren inguruko hausnarketa batean lortuko ez duguna definitzea definitu beharko litzateke zer lor dezakegun datozen hogeita bost urteetan hitz egin dezagun beraz horretaz defini dezagun helburua
eskerrik asko eskerrik asko etxeberria anderea
erantzuteko txanda euskal sozialisten ordezkaria den mendi anderea ez bale oyarzabal jauna

ez euzko abertzaleak taldea ezta ere

bai ez bakarrik

eta hizkuntza normalizazioan bide hori elkarrekin eta adostuta egitea daukan garrantzia eta

esep hau diseinatu da herri honetako indar politiko garrantzitsu bat

eta guk eskatzen duguna da denek adostutako

denek parte hartu behar dugula plangintza hori egiten gutxienez besterik ez eskerrik asko etxeberria andrea amaitu da eztabaida

euskal sozialistak euskal popularrak eta euzko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena herri kontuen euskal epaitegiari bi mila hiru eta bi mila hamabi artean administrazio publikoek epsilon euskadi slri

egin dezala eskatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak du hitza bere ekimena aurkezteko eta aldeztezteko barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu ez duten taldeen txandan mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza lópez de munain jauna zurea da hitza

arratsalde on jada hiru urte dira eztabaidagai izaten hasi zela epsilon euskadiren gaia ganbara honetan guztiok ezagutzen dugu

eta ziurrenik inork ez ditu ahaztuko bukaera hartara heltzeko arrazoiak zeintzuk izan ziren inork ez du ahaztuko ere non bukatu den ekintzailetza eredu hori behintzat administrazio publikoari dagokionean

y luego muchos dolores de cabeza badirudi gor egun hiriko proiektua delakoan berriro historia hori errepikatuko egingo dela eta tamalez beti gertatzen den moduan herritarrek ordainduko dituztela kudeaketa txarraren

cómo es eso posible iragarri egiten dizuegu gure taldeak ekimen bat aurkeztuko duela

ekiditeko kudeaketa publikoak gardena izan beharko luke eta horretarako

eskerrik asko lópez de munain jaunak jarraian euzko abertzaleak taldearen

ekonomia garapen politika propioa izateak herri honetarako suposatzen duena azaltzen eta justu oraingoan egin nahi dut hainbat eta hainbat

la apuesta por la industria gure iritziz epsilon proiektua bere jatorritik

zigun apustu industrialen paketean sartzen zen eta ziur aski eta nahiz eta porrot egin espezializazioan eta berrikuntzan automozio sektoreari balio erantsia eman eta osatzeko beharrezkoa den industria mota bat izaten jarraitzen du epsilon euskadi

proiektu enpresarial berriei gure instituzioen laguntzaren garrantziaren aldez aurreko

egin nahi izan dut nire lehenengo interbentzio honetan hasieran esan dudan bezala askotan politikoek gure arrakasta izan duten proiektu industrialak ditugunean gure posizioak berretsi egiten ditugu baina inportantea dela uste dugu ere gure planteamenduak berreztea ere gaur bezalako egunetan hau da porrot

eskerrik asko corrales andrea erantzuteko txandan euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkariak prieto jaunak dauka hitza

legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

euskal talde popularraren legez besteko proposamena onartuta geratzen da gai zerrenda agortu denez osoko bilkura amaituta geratzen da